egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango zaio gai zerrenda hasi aurretik gogorazten dizuet pinedo andrea iturrate eta

eskuordetu dutela eta elkarrekin podemos ezker batuaren bigarren puntua beste baterako edo bertan behera geratu dela

hezkuntza sistemarako urgentziazko neurriak hartzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda eh bildu taldearen ordezkaria den arrese jaunak dauka hitza ekimena aurkeztu eta defendatzeko

egun on guztioi hezkuntza sistema bete betean jo du covid hemeretziak urrun gelditzen zaigu bigarren aste hura gogoratzen urteak pasa direla dirudi araban lehenengo ikastetxeak itxi behar izan ziren egun hartatik egun batetik bestera

irakaskuntza telematikora aldatu behar izan genuen hala beharrez suposatu zigun guztiarekin eta konturatu ginen ondo konturatu gainera eskola falta zaigunean gure jendartearen egiturarik

konturatu ginen eskolak ikastetxeak hezkuntza orokorrean gelditzen denean mundua ere gelditu egiten dela pandemia bat

izan behar dugu horretarako zer egingo genuke eskola instituzio bezala existituko ez balitz horra galdera ez genuen

hori egia da baina ezezagutza horrek ez gaitu eta ez zaituzte urkullu lehendakaria norberak dugun eta duzuen arduraz salbuetsita uzten izan ere izan ere martxoan bai

baina hezkuntza saila desagertu egin zen ondorioa gure ustez argia izan da

gabezia eta ezintasun handiekin zetorren hezkuntza eredu hau hezkuntza sistema hau zailtasun handiekin aurkitu da egoerari aurre egiteko horren kontziente bagara hemeretzi mendean sortu eta helburu konkretu batzuk hezkuntza eredutik gutxi bereiztu den egungo hezkuntza eredu honek goia jo duela agerian gelditu da euskal herria bilduren ustez

aurre egin zaion kasuetan eta hau ere aitortu nahi dut hezkuntza komunitatea osatzen duten ikasle profesional eta familiei ezker izan da

halere denboran gehiago luzatu ezin daitezkeen baldintza prekarioetan ari da hezkuntza komunitatea lanean

informazio handirik gabe jakinarazpen kontrajarriekin kasu batzuetan eta aldebakarrez egindako protokoloekin azken finean

jendeak ze iritzi duen horren lekuko ere bada hau horrela araba bizkaia eta gipuzkoako hezkuntza sistemak dituen hutsune estrukturalak

eta ikasle asko ikasle asko are bazterrerago gelditu da hilabete guzti hauetan batez ere ondo dakigu egoera zaurgarrienean dauden ikasleak orain arte ere ahaztuak zeuden horietaz protokoloek bidalitako protokoloek kasik aipatu ere egiten ez dituzten ikasle horietaz eta behar espezifiko konkretuak behar dituztenak hezkuntza bizitzak sostengatzeko gakoa da eta ikaslea

inor atzean ez uzteko neurriak hartu behar dira baina denbora honetan denbora honetan lortu al du gure hezkuntzak inor atzean

adierazi daiteke gure sistemak urkullu lehendakaria inor bazterrean utzi ez duela bere funtzio konpentsatzailea sozioekonomikoa linguistikoa kulturala generokoa betetzea ezinbestekoa du hezkuntzak gure ustez galdutako funtzio hori berandu baino lehen berreskuratu beharra dugu honetarako berehala hartu behar dira hartu behar ditugu ezohiko neurriak

eta martxan jartzea ezinbestekoa da ezohiko egoera baten aurrean ezohiko neurriak behar direlako ikasturte hau inongo zalantzarik gabe ezohikoa izaten ari da

izan ere osasun larrialdia ez da egun batetik bestera desagertuko eta horregatik ikastetxeetan dugun egoera berandu oso berandu bada ere sakon aztertu behar dugu gertatu zaigunetik ikasi eta sistema prestatu behar dugu ezin baita

azken unean inprobisazio puntu batekin inertziekin eta presio zein protesten ondorioz bakarrik erreakzionatu izan ere horrek kalte ikaragarria lekarkieke ez soilik hezkuntza sistemaren

herri ikuspegi batetik gu guztioi ere bildarratz sailburua iraganeko errezetek ez digute balio ez digute balio iruditzen zaidalako

momentuz diot egiten ari zaretena dela lehen genuen

bueltatzeko ahalegin hutsa pandemia aurretik genuen hori berreskuratu nahi duzue baina dugun anabasa hau konsziente garen anabasa hau kontuan hartu barik lehengora bueltatu bai baina

egoera aldatu da baina ere esango dizut ausartuko naizela esatera inoizko aukerarik egokiena dugula ere denon artean bestelako hezkuntza eredu bat

denon artean eraikitzeko borondatea behar da euskal herria bildun borondate hori badugu elkarrizketa elkarlana akordioak

baina hori momentuz ez da orain arte ikusi duguna aipatu dudan martxoko bigarrena aste hartatik zerbait argi egon bada izan da ziurgabetasuna eta ezjakintasuna nabaritu den sektorea

are gehiago galderak momentuz erantzunak baino gehiago dira eta ez dira nolanahiko galderak ere hezkuntza sailak aurpegiak berritu ditu bai

hezkuntza sistemarentzat lan onena egin dezazuela opa dizut zintzoki aurpegi berriak ditu zure ekipoak bai baina erabakiak hartzeko

bitartekoak jartzeko konfiantzazko ehun egunak

ez du balio ekipoa berritzen ari zaretenaren aitzakiarekin denboran luzatu luzatu eta luzatzea erabakiak gaur hartu behar direlako izan ere

entzun diogun bezala ikastetxeetara protokoloa ekaina bukaeran bidali zenetik hiru hilabete luze eta hau ere errepikatzen dut hiru hilabete luze pasatu dira jada eta tarte horretan egin dira gauza asko bai baina egin dituzte esango nuke nik ikastetxeek gobernuaren laguntzarik gabe egin behar izan ditu gauza asko noski

egokitu behar izan dute goitik behera beraien ikastetxea eta tarte guzti honetan hiru hilabete luze guzti honetan ikusi ditugu gurasoak

eskolara eraman edo ez zalantzetan jartzen ikusi ditugu familiak kalean

bazkaltzen jangela zerbitzua desagertu zaielako

ikusi ditugu irakasleak musukoak euren poltsikotik ordaintzen sailarenak noiz helduko zain oraindik ikusi ditugu ere

ezin arnasik ere hartu ikusi ditugu zuzendaritzak protokoloak ikastetxez ikastetxe egokitzen idatzi diren bulegoetatik

beraien errealitaterako prestatzen eta geziak toki batetik bestera jartzen eta gainera ikusi ditugu ere zenbait zuzendaritza beraien dimisioa aurkezten

segurtasun neurriak bermatu ezin zituztelako ikusi ditugu ere egun bat bai eta bestea ere bai salaketaz beteriko iritzi artikulu mordoa periodikoetan eta ikusi ditugu ere berritzeguneetako aholkulariak irizpide konkreturik gabe

aholkatu ez zekitela eta ikusi dugu ere atzo bertan ikusi genuen ere euskadiko eskola kontseiluko presidentea erakunde horren ondorioak

errores baina baita ikusi ditugu ere hezkuntza komunitatea batera kaleetan bihar adibidez bilbon gasteizen eta donostian

kezka guzti hauek hezkuntza komunitateak baditu baina baditu euskal herria bilduk ere eta berriz diot ditugun mila galderen aurrean

praktikan ikastetxeetan geletan ate barruetan momentuz

jarraitzen dutelako gure profesionalek kezka hau gainera martxotik daukagu martxotik daukagu ikastetxeak itxi eta berehala hezkuntza komunitateko sektore guztiarekin

harremanetan jarri ginelako maddalen iriarte eta biok eta oinarrizko bi gauza bi kontzeptu atera genituen solasaldi haietatik elkarlana eta adostasuna

elkarlana eta adostasuna horregatik aurkeztu dugu gaurko ekimen hau kezkatik arduratik eta adostasunak lortzeko borondatetik

hemen eta orain hartu beharreko neurriak direlako gehiago itxaron ezin duten neurriak direlako eta horregatik eskatzen diogu hezkuntza sailari

berehala konpromisoak hartu eta neurri zehatzak martxan jarri ditzala ez dira gure aholkuak

azpimarratuko dut oinarrizko gauzak eta edozein herritarren ahotan daudenak gainera ikasleek familiek profesionalek langile guztiek

ikasgeletako ratioak jaistea aipatu dudan munduko osasun erakundearen aholkuari jarraituz hamabosteko ratiora hurbiltzea badakigu

baina erreferentzia asko kopuru gisa hori mantentzea gure ustez inportantea da hori betetzeko gainera langileen sektorez sektore

plantilla berria kontratatzea eskatzen dugu ezohikoa

urtero irailean egiten diren ordezkapenak lehendakari kontratazio berriak ez direlako gainera aipatu dudana betetzeko espazio falta argia dagoen honetan azpiegiturak berregokitzea dagokigu eta udal azpiegiturak

berehala ere ikastetxeen mesedera jarri behar dira honetaz gain hilabete guzti hauetan ikasleen euskara gaitasunak izan duen etenaldi

beharra dugu eta horretarako plan berezitu eta espezifiko bat ala bizikoa da gure hizkuntzarentzat larria da hil ala bizikoa da gure hizkuntzarentzat funtsezkoa iruditzen zaigu ere jangela eta garraio zerbitzuak

berreskuratzea eta horrek plantilla handitzea dakar seiehun pertsona zenbaki potoloa dirudien arren ez da nahikoa sektoreak propio salatu duenez ikastetxeetan ere eskola erizainaren figura txertatzea eginda beharko lukeen gauza logiko bat da

eskatu egingo dugu gaur eta azkenik hezkuntza komunitatea osatzen duten sektore guztiekin sektore guztiekin elkarlana eta adostasunak lortzea eskatzen dugu azken finean sektorearekin negoziazioa negoziazioa baita udalekin ere noski hitz egitea

ez delako nahikoa momentuz agerikoa den bezala hitz egitea hitz egiteaz gain konpromisoa konpromiso zehatzak eta negoziatzeko

behar da hau da euskal herria bildutik egiten dugun ekarpena eta adierazi nahi dut gure borondate zintzoaren adierazlea ere hezkuntza

egokiena dela esan zuen batek probestu dezagun aukera eskerrik asko

zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz elkarrekin podemos iu taldearen ordezkaria martínez jauna zurea da hitza

eskerrik asko presidenta egun on legebiltzarkideok eskerrik asko baita ere ganberako zerbitzuei hain ondo zaintzeagatik

gaude eta koronabirusak baldintzatuta itzuli behar dugu eskolara

baina baita ere haren kudeaketak ere martxoan idatzi genuen pandemiak ikastetxeak ixtera behar zituenean erabat ulergarriak zirela

hartu ziren erabakitako batzuk duela lau aste hau idatzi nuen berria egunkarian eta zoritxarrez urrian gaude jada eta berdina esan dezakegu hasteko esan nahi dut egoera ez dela batere erreza baina gobernuak

gehiengo absolutu bat duela eta hezkuntza eragileen partez prestutasun osoa daukala kurtsoa aurrera ateratzeko ez dira gauza makalak

eh bilduk aurkeztutako ekimen honi gehitzeko zuzenketa batzuk egin genituen baina erabat ados geunden jatorrizko ekimenarekin eta noski sinatu dugun erdibidekoarekin puntu honetan gainera ikoitz arreseri ez dakit ongi etorria eman baina bai esatea pozten naizela hemen zurekin

hilabete hauetan zehar elkarrekin podemos iutik hainbat proposamen egin

kudeaketari ekarpenak egiteko guzti guztiak bai pasa den legegintzan eusko jaurlaritza dagoena eta geneukana dagoena momentuz

aldatuko da gaur edo bihar ojalá esango genuke

baina protokoloak martxan jartzeko baliabideak bai ala ez

da eta berriro diot ez gaudela martxoan denbora izan du gobernuak protokoloei baliabideak gehitzeko langile gehiago kontratatzeko

hamabost ikasle klase bakoitzeko irizpide horrekin

adostuko dugu eta martxan jarriko ditugu

kurtso hasieran langile faltarengatik eta urte honetan noski

eta berriro esaten dut aitortzen dugula egoera oso zaila dela kudeatzeko

benetan mila langile estra iragarri zituen gobernuak non daude eta zer baldintzetan nik uste dut bildarratz jaunak aste honetan dituen bileretan konturatuko dela zuzendariak

horiek normala ikusten du ikusten duzue gobernutik eskola bateko zuzendaritzak bi minutu behar izatea

eta manifestazio bat egin behar izatea bi langile horiek hor jartzeko eskola horretan jartzeko beharrezkoa da benetan

hamaika eskoletako guraso elkarteak hezkuntza komunitateak mobilizazioa burutzea jantokia bermatzeko

benetan ez dugu eskatzen pnvk eskola publikoa maitatzea baina behintzat bai zaintzea ez da asko eskatzea gure ustez eskola publikoaren

ginateke eta sartu genuen gure zuzenketan jantokien asuntoa jantokiena ez da edozein gauza eskola jantokiek garrantzi izugarria daukate langileentzat eta baita ere genero ikuspuntu batetik kontziliazioa bermatzen dutelako

jantokiekin hau kalean eskoletan entzuten erreklamatzen ari diren gauza bat da horrexegatik hainbeste garrantzia jarri diogu eskola jantokiei gure zuzenketan la escuela pública

hezkuntza sisteman ditugun arazoak arrakalak eta indartzeko guneak ez direla berriak ez dira covid hemeretziarengatik baina bai areagotu egin

denboran gehiegi luzatzen ari den anomalia baten emaitza dira baina orain momentu honetan bi mila hogei bi mila hogeita bateko kurtso hasiera eta kurtso osoari heldu behar diogu benetan ez dugula berriro esaten dut ulertzen nola eusko jaularitzak ez duen planifikazio eraginkorrik egin

orain eratu den gobernua eta geneukan gobernua berdina da

zentzu horretan premiazkoak diren gauzetarako ez daude aitzakiarik ez du balio talde aldaketaren aitzakiak uriarte sailburuaren taldea

gobernu bateko taldea zen bildarratz sailburuarena ere bai zergatik ez dira kontratatu lehenengo egunetik kontratatu behar ziren langileak zergatik ez da egon plan bat burbuila taldeak behar zituzten langileak bermatzeko

kurtso hasiera baino zazpi egun lehenago hasi zen gobernua lan

aurretik zergatik ez dago planifikatuta langile eta familientzat gailu digitaletan hezkuntza digitalean eta baita ere hezkuntza emozionalean formakuntzarik

honetan daukaten garrantziarekin zergatik ez da egon eta ez dago plan bat baliabideekin behar bereziak dituzten ikasleen arreta hobetzeko pandemia garai honetan benetan ez dugula ulertzen urkullu lehendakariak jarri zituen

hauteskunde data jarri zuen gobernua eratzeko data kurtso hasiera iragarrita zegoen

hasiko zen pena bat da momentu honetan urkullu jaunak momentu honetan hemen ez egotea

ahalegin handia eta berritzailea egin zuen konfinamenduaren aparteko hezkuntza defizitak

jaurlaritzari etengabe etengabe eta etengabe gehienak ukatuak izan direnak

agertu dira are gehiago pertsona guztiak zein ahul garen erakusten duen pandemia honetan murgildurik

negoziazioa akordioa eta baliabideak behar dira

eskatzen duguna familiak gure ustez eskatzen ari

eta baita ere mobilizazioetan eskatzen dutena eta zintzoki esaten dugu berriro ere gaur hemen elkarrekin podemos

elkarlanerako prest dagoela eta adosteko prest gaudela eskerrik asko eskerrik asko
martínez jauna talde mistoaren ordezkaria martínez andrea zurea da hitza

euskal talde popularra ciudadanosen ordezkaria gil jauna zurea da hitza

lehendakari sailburuak legebiltzarkideok egun on denoi bildarratz sailburuari ondo etorria eman nahi diot lehenik eta behin eta erronka

opa diot eusko abertzaleak taldearen izenean pandemiaren menpe zinez egoera gogorrenetan ere hezkuntzak gure gizarteak modu aktiboan parte hartu dezan bitarteko nagusia da hezkuntza herri proiektua da eta hau aurrera atera ahal izateko gure taldearen laguntza eta babesa izango duzu behin baino gehiagotan esan dugu baina covid hemeretziak

erabat aldatu duen zerbait dela errealitate bat da eta honi hainbat esparru ezberdinetan nola aurre egin eztabaidagai izango dugu hilabeteetan pasa den astean nire taldekidea den berasaluze andreak zioen moduan denok administrazio zein herritarrok birusari buruz asko eta bere aurrean zer egin behar dugun eta zer ez dugun egin behar ere ikasi dugu birusarekin bizitzen ikasten ari gara errealitate berri

heldu zen eta joan ere joan da eta irailarekin bat kurtso akademikoari hasiera eman zaio beharrezkoak izan dira hezkuntza sistemarako

eztabaidagai eskolara bueltatzeak hezkuntza komunitate osoan eta familiengan urduritasuna egoera berri baten aurrean gaude eta logikoa den bezala egoera berri eta ezezagun batek urduritasuna sortarazten du kurtso hasierak erronka berriak plazaratu ditu eta ez da erraza izan eta ez da erraza izango hemen dugulako eta gure egunerokoa guztiz baldintzatzen jarraituko duelako baina hala ere beharrezkoa zen euskadiko ikastetxeetan hezkuntza

martxan jartzea segurtasun neurri guztiak bermatuz eskertzekoa da baita ere egoera latzenean joan den legealdiko uriarte sailburuak

bertatik ordutik hona egindako lan guztia egoera gogorrenetan beharrezkoa da baita ere hezkuntza komunitatearekin bat lan egitea

neurri horiek egoera berriari egokitzeko eta horretan

etengabe ikasturte hasierako protokoloak egoera epidemiologikoaren arabera egokitzen argitzen eta moldatzen hezkuntza komunitatearekin elkarrizketa etengabean osasun sailarekin koordinatuta errekurtsoak baliabide gehiago eskatzen dituzte nire aurretik hitza hartu duten taldeen ordezkari batzuek giza baliabide eta

ingurune seguruak lortzeko profesionalen eta ikasleen segurtasuna eta osasuna bermatzeko

ekimena abuztuaren hogeita hamaikan erregistratu zen gaur urriak bat kurtsoa hasiera eta

normaltasunez jarduten ari dela esan dezakegu abuztuaren hogeita hamaikan bertan hezkuntza sailak topaketa ezberdinak gauzatu zituen

hezkuntza komunitateko eragile ezberdinekin momentu hartan sindikatuekin izan ezik publiko zein kontzertatutako eragileekin hartu emana eman zen eta protokolo osagarri bat ezarri zen bi mila hogei bi mila hogeita bateko kurtso hasierari begira abuztuaren hogeita zortziaz hitz egiten ari naiz

eragile ezberdinekin informazioa helarazteko egoera hobeto ezagutu egoera aztertu eta kezkak argitzeko ekarpenak jasotzeko eta egoeraren araberako protokoloaren moldaketak edo egokitzapenak egingo diren konpromisoa luzatu sailaren partetik

oso aldagarria baita momentu batetik bestera irailaren hamabostean greba izan genuen ehuneko

eta egun horretan burbuila taldeak lehen martínez jaunak aipatu dituen burbuila taldeak egun horretan soilik egun horretan apurtu ziren

en euskadi azken aste hauetan nik neuk konprobatu egin izan dut nire txikiak eskolara eraman ditudanean edo txikiak eskolatik jasotzerakoan zer nolako esfortzu eta lana egiten ari den ikastetxeetako langileen partetik zuzendaritzatik hasi irakasleko osoa edo jantokiko langileetara

bertatik bertara ezagutzen ari naiz baita ere euskadiko udalek egiten ari diren esfortzu eta lana hezkuntza departamentuaren eta ikastetxeen esku

jartzen ari dira covid protokolo partekatuak dituzte udal eta ikastetxeen artean

beraien arteko lankidetza eta koordinazioa indartzeko deia behar beharrezkoa da lankidetza hezkuntza jarduera presentziala bermatzeko

atzean uzten duela esan du bere parte hartzean gobernu kontseiluak atzo atzoko bileran onartu zuen hezkuntza sailburuaren proposamenez bi mila hogei bi mila hogeita bat ikasturtean unibertsitatez kanpoko mailetako ikasleak

deialdiak hirurogei milioi eurotako zenbatekoa du orotara ikasturteko deialdi honek bost milioi

alderatuta denbora gutxi daukat eta aurrera joango naiz baina hainbat eta hainbat adibide ditugu jantokiko zerbitzuaren inguruan

modu apropos batean zerbitzua eman ahal izateko baina ezin dezakegu ahaztu zerbitzu honen kudeaketa ikastetxeen autonomiaren menpe dagoela

eta gure taldeak hezkuntza sistema osoa maite du maite eta bultzatu egiten du eta hortara

aukera askatasun hori ratioen inguruan ere hamabost hamasei hamazazpi zein da zenbatekoa zein da egokia zertan dago oinarrituta sailak datu objektiboak ditu eredu

errepasoa eginez argazki orokorrean bata bestekoa hemezortzi koma zazpi eta hemeretzi koma sei tartean dago beraz

ezin daiteke café para todos izan hau egoera egokia da orokorrean gure ikastetxeetan eta egokia ez den tokietan kasuz kasu banan banan

egokituko da eta bukatzeko azken asteetako bilakaera ikusirik eta datu guztiak mahai gainean modu objektiboan jarriz

segurtasuna bermatzea zen jatorrizko ekimenaren zergatia hori badaukagu eta hala ere etengabeko egokitze eta moldaketa lanetan jarraitu beharko da lehen esan dudan moduan birusarekin elkarbizitzen ikasten ari baikara

adostasun zabalak behar ditu gure hezkuntza sistemak egoera honi aurre egiteko talde ezberdinen parte hartzeak entzunda prestutasuna ikusi dut prestutasuna mahaigaineratu da

behar beharrezkoa da hitz egingo dugu eta hitz egin egin behar dugu eta jada bukatzeko ikusirik sailaren

mesedez denborak ondo kalkulatu

arrizabalaga legebiltzarkidea aste honetako gobernu kontseiluan adostu da plan berri hori aste honetan urriak bat eta bi

apuntu bezala egunero apurtzen dira ikasleek ikastetxeetakoak ateak gurutzatzen dituzten momentuan bertan

ez da erraza egoera baina ikusten dudanagatik autokritikarik gabeko gobernu autokonplazente baten aurrean gaude dena modu egokian egiten omen duen gobernu baten

urkullu lehendakariari entzuten nion esaten irratian esaten irailera arte beraiek lanean egon direla eta ikastetxeak ordea itxita oporretan antza

lanean egon behar izan dira jaurlaritzak egin ez duen hori egiten ikastetxeak pandemia honetarako prestatzen ez dut zalantzan jarriko bere gobernua urkullu lehendakariaren gobernua lanean egon denik baina gaur

eta oraindik hitz egiten elkarrizketetan harremanetan eta bileretan ari da hezkuntza saila eta ondo iruditzen zait egia da azken zortzi urteetan

egin ez duena bildarratz sailburuak egin duela aste hauetan eta hori

jada hartuak egon beharko lukete eta gobernu honek autokonplazentzian duela oinarri esaten dut

su seguridad zein da errealitatea zein da errealitatea errealitatea da ez dakigula gaur oraindik non dauden

zergatik oraindik gaur urriak bat ikastetxe batzuetan eta bai ikastetxe batzuetan epiak falta dira non daude ikastetxe guztietara bidaliko ziren laurehun mila musukoak zergatik ez dira oraindik atondu udal azpiegiturak esku utzi eudelekin akordioak ondo daude baina berandu datoz eta oraindik ikastetxeek ez dituzte euren eskura azpiegitura horiek non daude jangeleko

bakarrik kontratatze horrek prekarizazioa ekarri diela eta non daude estatutik etorri behar zuten laurogeita zazpi milioi horiek

urriak bat eta oraindik ez dakigu eta etengabe lanean ari den gobernu hau ba al daki bilbon adibidez ikastetxe baten heziketa fisikoa ikasgelan bertan egin behar dutela badaki eta zein da gaur urriak bat hori gertatu ez dadin irtenbidea ez dakigu

adibidez barakaldoko guraso elkarte batek guraso elkartearen dirutik beraien poltsikotik

izan dituztela segurtasuna bermatu ahal izateko

gobernu honek arrizabalaga legebiltzarkidea akordioetara heltzeko norberak duen jatorrizko posturatik mugitu beharra dago bai eta mugitzen ahalegindu gara eta iruditzen zait gainera mugitze horretan denontzako positiboa litzatekeen erdibideko batera heltzeko proposamena egin genuela oraingoan ez da posible izan lau urte ditugu aurretik aurrerantzean posible izatea espero dut euskal herria bildun bukatu nahi dut esateko egiteko beste modu bat dugula beste modu bat dugu eta ikastetxeekin zuzenean

ere elkarlanean akordioetara heltzeko gaitasuna erakutsi dugu eta erakutsi dugu hezkuntza saila heldu ez denean konfinamendu garaian hezkuntza saila heldu ez denean eh bilduk gobernatzen dituen udaletan ikasle guztiei ordenagailuak interneta

bermatu zaielako hitz politak eta asmoak bildarratz sailburua gauza konkretuak eginez demostratzen dira eta bitartekoak jarriz

egiten ez dena egiten jarraituz aipatu den bezala eta gure gaurko ekimenak horretarako ere bazuen asmoa baina ezin izan dugu oraingoan ez da posible izan baina gure konpromisoa bertan dago eta azkeneko segunduetan gogoratu nahi dut kino gogoan

eta gaur zerbait behintzat ikasi dugu espero dut aurrerantzean ere aukera izatea hezkuntza aipatu den bezala

inor atzean utziko ez duen txukuna zerbait txukuna ateratzeko konfiantza eta elkarlana gure prestutasuna baduzue eskerrik asko arrese jauna
elkarrekin podemos izquierda unida martínez jauna zurea da hitza

eskerrik asko lehenik eta behin eskerrak ematea eh bilduri bueno heldu garen erdibideko hori sinatzeagatik y también

mistoa martínez andrea ez du hitzik hartu behar euskal sozialistak pastor jaunak ere ez du hitzik hartu behar beraz euzko abertzaleak arrizabalaga andrea zurea da hitza

arrese jaunak esaten du gobernu honek hezkuntza departamentu honek autokritikarik ez duela eta auto konplazentzian jausten dela behin eta berriro eta hori ez da horrela autokritika egunero egiten da eta horretara dator eguneroko lan hori etengabeko lan hori etengabeko moldaketa hori etengabeko egokitzapen hori autokritika dagoelako eta autokonplazentziarik ez dagoelako horregatik egunero egunero egoera berriari moldatzeko lanean

eta gobernu hau bakarrik ez dakit lehen entzun ez didazunez plana abuztuaren hogeita zortzian aurkeztu zela esan dut ez urrian ez orain dela egun batzuk plana abuztuaren hogeita zortzian gaur egunean indarrean dagoena eta aste honetan

kontrakoa ulertu ez badizut hori egotzi bai

eudeletik udaletatik ikastetxeekin eta bai

lan zuzen hartu eman zuzenarekin abuztuko azken asteetan ja udalak ikastetxeetako zuzendariarekin batzarrak egin zituzten

mahaigaineratzeko eta adosteko eta dena martxan jartzeko kurtso irekiera horretarako

denbora gainean zegoela kurtso hasiera hemen zegoela hori denok jakitun ginen baina ahalik eta lasterren edo denek

baliabideen arabera ahalik eta lasterren lan egin izan dute denok eta ikusi da orain nola garatu egin den guzti hori eta nola eboluzionatzen ari den burbuilak ez ziren apurtu irakaslegoa manifestaldia joan zelako burbuilak apurtu ziren bertan ikastetxean egun hartan

ez da berdina ez da berdina nik uste dut egoera honetatik edo egoera honek betiko diskurtsotik atera behar gaituela denok ez da zifra kontua ratio itxiak hamabost hamasei hogei ezta mila bi mila hiru mila hamar mila pertsona

ez da zenbatekoen lehiaketa bat azterketa sakona behar du elkarrekin podemosek baita ere bestelako komunitate batzuetan agindu egiten du edo

erraztu edo lagundu egiten du zer egin da beste autonomia erkidego horietan nolakoa da intzidentzia eta ez da erraza eta baliteke hau argudio erraz batera jaustea baina zuk zeuk badakizu oso zaila beraz hau ez da zifren lehiaketa nork ditu gehiago nork ditu gehiago baizik eta ditugun baliabideak eta errekurtsoak ondo erabiltzea eta eragingarriak izatea eta lehen esan dudan bezala azterketa sakona behar du

beharrezkoa da horretan ibili da saila egoerari egokitzapenak egitea kasuan kasu aztertzea eta erantzun egokiena ematea arrese jaunak barakaldoko hainbat adibide eman ditu gaur barakaldoz hitz egiten hasi zara edo barakaldoz hitz egin duzu

zer da egokiena beraientzako baina baliteke barakaldok behar duena beste ikastetxe askok behar ez izatea

barakaldokoak baino ez dira izan beraz guk esaten duguna zera da kasuan kasu aztertzea erantzun egokiena ematea plantilla handitzeko konpromisoa badago hemen dago sailburua eta ez zaio horri kontra egingo baina zenbatekoa finkatzea egokia den ala ez jakin gabe beharrezkoa den jakin gabe ahalmenik dagoen jakin gabe etxea teilatutik egiten hastea dela ikusten dugu

objektiboek diote errekurtsoak heltzen ari direla frogatu da baliabide berriak jarri direla eta jarriko direla frogatu da baina hala ere ez da nahikoa

gai hau erabili dugu covid hemeretzia erabili dugu talde batzuen partetik

hori da hori da gaia hori da asuntoa erdibideko

horrela jardun beharko dugu denok denok eta euskal herria bilduko ordezkari batek esan badu suposatzen dut euskal herria bilduren

nahi hori beraz lehen esan bezala gaurko honetan gure zuzenketa egokiena dela uste dugu

jarraituko du hezkuntza sail honek konpromiso sendoa dago emaitzak hoberantza doaz baina ezin gara erlaxatu horrela lan egiten eta nibel honetan mantendu beharko gara

arrizabalaga andrea eztabaida amaitu da eta bozketara jarriko dugu

erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu

beraz ez da onartu erdibideko zuzenketa jarraian misto taldearen osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakezue

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamar eman dugu bozka

beraz ez da onartu osoko zuzenketa euskal talde popularra ciudadanos taldeak aurkeztutako

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamar eman dugu bozka

euskal sozialistak aurkeztutako osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakezue

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamar eman dugu bozka hogeita hamalau contra beraz onartuta geratu da

euskal talde popularra ciudadanos talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena ingurumenaren arloan eskumena duen batzordean ponentzia bat eratzeari buruz ez diren hondakinen euskadiko zabortegien egoera diagnostikatzeko eta zabortegi horien egoera hobetzeko edo eraberritzeko proposamenak egiteko zaldibarkoa bezalako hondamendiak berriro gerta ez daitezen euskal talde popularraren ordezkaria den larrea andreak

zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz elkarrekin podemos izquierda unida taldearen ordezkaria gorrotxategi andrea zurea da hitza

eskerrik asko mahaiburu andrea zaldibarko zabortegia amildu zenetik zortzi hilabete igaro dira ondorioz bi langile hil ziren joaquin beltran eta alberto sololuze

handienetako bat eragin zuen eta baita ere zabortegitik gertu zeuden hiritarren osasuna arriskuan jarri zuen

zera esan nahiko nuke nik gaur beharrezkoa dela legegintzaldi honetan lehen ingurumen

ekimenean zaldibar gogora ekartzea bai familiei ohorea ekartzeko hildakoen familiei ohorea ekartzeko eta bai hondakinak kudeatzeko eta industria jarduerak kontrolatzeko politiketan

bati ekiteagatik saihestu zitekeen gertaera hori berriz gerta ez dadin otsailaren seian zaldibarren

de ciento ochenta grados euskadin kasu honetan zaldibarko kasuan justizia egitea

ez errepikatzea nahi dugu justizia egiteari bateratzen baldin badiogu gaur egun badakigu zabortegia ustiatzen zuen enpresak hau da verter recyclingek

bazekiela egonkortasun arazoak zeudela eta ingeniaritza enpresa batek segurtasun neurrietan sakontzeko beharraz ziela eta enpresa honek hori egin beharrean bizkortu egin zituela hondakinak jasotzeko erritmoa

bizkortu egin zituen modu irregularrean egin zituen hedatze lan batzuk gainera badakigu gaur enpresak bazekiela pitzadurak zeudela eta hauek

zutela eta hala ere ustiapenaren erritmorekin jarraitu egin zuela eta badakigu baita ere uztailaren hogeita batean ertzaintzak enpresako hiru direktibo atxilotu zituela eta horren inguruan ikerketa penala hasia dagoela

ikertzen ari dira baina erantzun politikoak erantzukizun politikoak orain arte eusko jaurlaritzak

bai enpresako kudeatzaileei baina esan daiteke saihestu egin nahi duela erantzukizun propioa zalantzan jartzea ere

zalantzan jartzea baina egia esan zalantzak badaude

ondorengo kudeaketa zuzena izan zen inguruko udalerriei

eman zitzaien enpresa jardueraren ikuskapenak eta kontrolak zuzenak izan ziren ikuskapenetan

segurtasun arazoak hautematean zergatik ez zuen eusko jaurlaritzak kautelazko neurririk hartu eta ez zuen enpresaren jarduera

jakin badakigu adibidez eta aspalditik ari zela eusko jaurlaritza segurtasun arazoei aurre egiteko premiaren berri ematen enpresari hala nola metano gasa sortzearen

eta badakigu baita ere egindako handitze lanak ez zutela eusko jaurlaritzaren ingurumen sailaren oniritzia hau da zalantzak

sirve el gobierno vasco en este ámbito galdera asko daude oraindik erantzunik gabe eta itzal asko argitu behar ditugu horregatik

ikerketa batzorde bat eratu behar dugula gertatutakoa argitzeko eta zaldibarren gertatutakoari buruzko erantzukizunak argitzeko batzorde honen beharra beti defendatu izan dugu gure taldean eta ildo horretan aurkeztuko diren ekimen parlamentarioen alde

beti guk gure kaxa aurkezterik ez badugu ere nolanahi ere zaldibarren inguruan erantzukizunak

haratago joan nahi dugu eta hauxe da ekimen honen testuingurua gure ustez premiazkoak diren zenbait aldaketa eman behar dira

eremu honetan lehenengoa da ezin dela negoziorik egin osasunarekin ingurumenarekin eta bereziki langileen bizitzekin eta edozerren gainetik azkar aberastea bilatzen duten zabortegi pribatuen eredua

enpresa publiko baten alde egin behar dugula horregatik

uste dugu beharrezkoa da lehenbailehen auditoria bat egitea jakiteko euskadin dauden

nola dauden eta nola aritzen diren jakiteko bigarrena gaur egun euskal gobernuak eskaintzen digun hondakinen kudeaketa eredua eta

ereduarekin alderatzen baldin badugu horrekin dauka zerikusia gure gobernuak gaur egun egiten duen apustuak errausketari eta

ematen dio lehentasuna eta horrek talka egiten du zuzenean ekonomia zirkularraren eta zero

baita ere klima aldaketaren aurka borrokatzeko estrategian jasotzen den helburu horrekin

hondakinak ez dira erretzen ez lurperatzen hondakinak

benetako ekonomia zirkularra sustatu beharra daukagu hori dela eta gure taldeak eta transakzional honetan erdibideko honetan jasotzen den bezala

eskatzen diogu bete ditzala ingurumenari buruzko informazioa

esaten duena eta zaldibarri buruzko dokumentazio guztia eskuragarri jar dezala

egungo hondakinen politikoei norabide hori emateko ponentzia bat hastea eskatzen dugu zaldibarko bezalako tragedia gehiago gerta ez daitezen hondakinen kudeaketari eta ekonomia zirkularrari buruzko euskal legea idazteko oinarri gisa balio dezan hirugarren

zaldibarren inguruan gertatukoari begiratzen baldin badiogu gure ustez ezinbestekoa da eta horrela jasotzen da egin dugun erdibideko testu horretan

nagusi bat hastea gobernu honek daukan ikuskapen eta kontrol lanei dagokionez

digitalizaziorantz prozesuen automatizaziorantz big datarantz eta informazioaren teknologietarantz joateko beharraz noizko

zabortegira iristen diren kamioien kopurua botatzen dituzten tonak eta hondakinen tipologia

teknologia badaukagu zergatik ez da egiten ezinezkoa da zabortegiak kontrolatzea benetan ez dugu

bukatzeko zaldibarrek inflexio puntu bat

espero dugu etorkizunean gogoan izatea euskadi gai izan zela hondakinen arloko negozio errazaren eta kudeaketa negargarriaren eredua

eskerrik asko gorrotxategi andrea zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txandara pasatuz mistoa ez dago

mahaiburu andrea sailburuok legebiltzarkideok egun on guztioi lehenik eta behin joaquin eta

egitea nahiko nuke hasi baino lehen eta baita ere bere senideei elkartasuna helarazi

eskerrik asko eskerrik asko andueza jauna eh bildu taldearen ordezkaria otero jauna zurea da hitza

eskerrak eman aurreko eta egungo ingurumen sailburuei arretaz jarraitzeagatik puntu hau garrantzitsua iruditzen zait eta

bi pertsona desagertu ziren eta bat oraindik agertu gabe dago joaquín beltrán

lagunen inguruko mina konpartituz enpatia pixka bat erakutsiz guri iruditzen zaigu

badaudela konpontzeke dauden hainbat kontu badaudela argitzeke azaltzeke eta onartzeke dauden beste hainbat kontu eta badaudela aldatzeke

aldatzearen inguruko kontuak edo kontuei buruz hitz egingo du batik bat guk

argitzeko beharrarekin gaudela eta horregatik ikerketa batzorde bat eskatu dugula ezta eta bai popularren eta bai podemosen interbentzioengatik iruditzen zait beraien espiritua ere pixka bat hori dela

konpontzeke dagoenaren inguruan asko dago noski joaquín topatu behar da hori derrigorrezkoa da

hau da ehunka mila tona zabor ditugu anabasa batean eta hauen

helburu zehatza helmuga jakin behar dugu eta hori konpondu beharra daukagu airearen uraren eta lurraren inguruko egon den afekzioa

hor dagoen zaldibarren dagoen egoerarengatik osasunarekiko ere gauza batzuk konpontzeko badaude eta ez dagoeneko hil direnen

larrialdian lana egin zutenen inguruko gauza asko konpontzeke daude amiantoaren kutsaduraren inguruan urte askotarako gerra emango du kontu honek eta

badaudelako eskatzen osasun azterketak jaso zuten jasan izan zuten kutsadura medio ezta eta baditugu gauza batzuk konpontzeko baita ere adibidez eitzagako zaldibarreko auzoa aldamenean

ba beraiek ere gaur egun pairatzen ari dira egoera zoro bat nolabait ere hor aktibitate handi bat dagoelako

konpontzeke dago noski noski hemen biluztu den kontua

kudeaketa sistema oso bat biluztu delako zaldibar erortzearekin batera ez da lehendik

krudelki eta modu gordinean erakutsi digula zer ari garen egiten eta pista batzuk ematen dizkigula zer ez genukeen egin behar ezta

eta aldatu beharko diren kontuak eta batzuk aipatu dira eta nik uste dut nolabait ere orain arte erantzukizun politikoak ez baldin badira esplizituki onartu ere nolabait ere onarpen batzuk pista batzuk baditugula egindako ekimenen ondorioz ba gauzak aldatzeko behar bat onartzen dela eta beraz nolabait ere

baina iruditzen zait bide horretan edo tarte horretan argitu beharreko hainbat gauza badaudela azaldu beharrekoak eta onartu beharrekoak dagoeneko ze

gobernua eserarazi genuenean batzorde batean y ahí

erantzukizun politikoen bila eta azterketa baten bila joan ordez erantzukizunen kontua bakarrik epaitegien

uzteko tentazio bat eta nik uste dut hori errore galanta izango litzatekeela ze hemen hemen

badaude hor gutxienez baliteke enpresari egoztea

iruditzen zait hemen eta otsailaren hemezortziko agerraldia egin zenean

noski nahiko ebidenteak direla batzuk aipatu dira ezta azken inspekzioaren

egondako atzerapen onartezinak espediente zigortzaile irekitzerako orduan

baina hondamendia gertatu eta lehendabiziko ordu eta egunetan hartutako hainbat erabakien inguruan edo egindako hainbat ekimenen inguruan badaudela oso kuestionagarriak diren kontuak eta batzuk zabortegiaren erorketarekin

zerikusia baduela eta hor badago atzerapen onartezin bat eta deskoordinazio onartezin bat gobernuaren departamentu desberdinen artean eta horrek eragin zuen amiantoarekiko

osakidetzatik etorri ziren hainbat kontu eta erkorekak gobernuaren

behar baino lehenago iragarri zuenean airearen kalitatea ona zela zaldibarren mientras

eta horren inguruan gauza asko daude argitzeko

eta horregatik hainbat kontuen inguruan sakonki aztertu eta gero aldaketak etorriko direnean

andueza jaunak izan duen enfokea oso egokia izan denik ezta eta bi hiru pintzelada esango ditut la información

alderdiei podemosek gaur bere puntua erretiratzerako orduan mesede oso handia egin dizutela zergatik

otero jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria arrizabalaga andrea zurea da hitza

egun on guztioi beste ezer baino lehen

euzko abertzaleak taldea osatzen dugun guztion izenean joaquín beltrán eta alberto sololuzerentzat gure oroimena adierazi nahi dut eta haien senide eta lagunentzat gure doluminik zintzoena

eztabaidarako bi ekimen genituen eta bat erretiratua izan da bat esan den bezala elkarrekin podemos taldearena bestea alderdi popularrarena eta gaiarekin lotutako beste pare bat ere badaude karteran

bere hitzaldian behin eta berriz aipatu duena ikusten denez

osoa gorri eta urdin hiru koloreko edo gorri hori osoa ñabardura gutxiko bloke batean

esan horrek harritzen gaituela altura hauetan urkullu lehendakariak hauteskundeak deitu zituen orduko hamaika aldiz oso nabarmen

bateratuta eztabaida batean bat desagertu egin da besteak nahikoa aitzakia ematen ari da estrategia bateratu

elkarrekin podemosek aurkeztutako ekimenari zuzenketa aurkeztu genion eta esango nuke oso hurbileko zuzenketa aurkeztu genuela sarritan esaten da

gaur ere entzun dugu agerikoa dela akordioetarako asmoa eta borondatea denak hala esaten duzue edo bestela ia ia denak

hala esan da eh bilduk akordioetarako borondate espresoa dauka hori bai betiere baldintzatuta beste eredu bat haien

gorrotxategi andreari ere entzun izan diot esaten euzko alderdi jeltzalearekin akordioetara iristeko borondatea badutela hori bai

la realidad kontua da gure zuzenketan básicamente podemosek eskatzen zituen guztiak onartzen genituela

eta zergatik ez dago akordiorik hombre ba pnvrekin ezin delako

edonolako gaietan inolako akordirik sinatu

eh bilduk urbi et orbe aditzera eman duenean ikerketa batzorde baten eskaria

izan daitekeen zoritxarrez euskal politika batzuetan zaldibarko desastrea gertatu zenetik edo hobeto esan hauteskundeak deitu zirenetik

eskasa izan daitekeen gurena ere politika eta honen harira

eta podemosekin lotu duen zuzenketa daukagu alderdi popularrak aurkeztutakoari ez diogu zuzenketarik aurkeztu eta erdibidetu dutenari ba ezezkoa emango diogu

eta mesede bat egitekotan ze hainbeste errefusatzen duzuen akordio bat ez gara gu inposatzera etorriko

arrazoiak jakina baditugu eta zein dira bat larritasun bat urgentzia bat dago eta dauka

eta horretan ari da egunero egunero nekerik gabe ez dago munduan ponentziarik bilaketa hori azkartuko duenik bigarrengo arrazoia

euskadiko zabortegi guztien azterketa eta diagnosia egitea azterketa zintzoa eta sakona hain zuzen gure zuzenketan

hilabetetan egin lan hori eta legebiltzar hau jakinaren gainean jarriko da eta nahiz eta zuzenketa bozkatzeko aukerarik ez dugun izan hala egingo da eta lan hori ez luke ez murriztuko ez legebiltzarreko ponentzia batek hirugarrena eusko jaurlaritza berria osatu duten bi alderdiek osatu dugun bi alderdiok hitzartuta dugulako eta sinatuta hondakin industrialen kudeaketaren berrikuskatze sakona eta ondorioekin

guztiak aplikatzea eta hori balitz benetan

ekimenaren jatorrizko asmoa ze hala esaten du ez propuestas para la reforma y mejora ba lasai

egingo da eta ez hori bakarrik gure zuzenketan adierazten genuen bezala trantsizio energetiko eta aldaketa klimatikoaren aurkako lege berrian titulu bat

titulu bat emango zaio eta ekonomia zirkularrari eta hondakin industrialen gaiari eta portzierto ezin da bukatu hau esan gabe ppri

idatzia ikusteak begiko mina ematen du eta beno batek pentsatzen du apropos idatzita dagoela sistematikoki zaldibar

begiko mina izan dezagun edo egia da erdibidekoan

eta desde luego balore hori aitortzen diogula erdibidekoari

zela eta gauza bat argi

zuen politikeriaren etengabeko eraso politikoaren eusko jaurlaritza eta bereziki orain artean ikusi dugunez hilabete askotan ikusi dugunez ez naiz gaurkoagatik bakarrik hitz egiten ari e oso bereziki pnv

politika ona egingo dugu eta zuek bitartean herriaren onerako egin beharrean ba segi ezazue zuen jardunarekin

guk egingo dugu eta zein

eh bilduri beharbada besteren bat esango diot gero baina hauxe esango dizuet

oraingoan ere eztanda sozialerako baldintza objektibo eta subjektiboak

eta baldintza objektiboak eta subjektiboak oraingoan ere kale egin dizute eta benetan frustragarria izan behar du eskerrik asko

ciudadanos taldearen ordezkaria larrea andrea zurea da hitza

gracias eskerrik asko larrea andrea elkarrekin podemos gorrotxategi andrea zurea da hitza

eserlekutik andrea

pare bat argitu alde batetik esaten zigun andueza jaunak

badagoela hor txosten bat auditoria bat esaten duena

lehenik eta behin hori argitzeko interesa handiena

gobernua bera da erresponsabilitateak eskatzeko enpresa horri erresponsabilitatea eskatzeko enpresa pribatu

gauzatu egin duen kalte guzti horren inguruan erantzukizunak eskatzeko gobernuak

egin zuelako beraz en fin

jauna otero jauna eh bilduren ordezkaria zurea da hitza

gobernua dela lehen interesatua aklaratzeko eta argitzeko zaldibarren egon zen guztia orduan

esan duenarekin batzen uste dut ez dela izango orduan inongo arazorik ikerketa batzorde bat osatzeko ze kamara honen jardueretako bat edo ahalmenetako bat da prezisoki ikerketa batzordeak egitea eta gauzak aklaratzea ahal den neurrian ze hemen bi bide daude gauzak aklaratzeko beste batzuen artean

baina hemen erantzukizun politikoak dauden edo ez argitu beharko genituzke foro honetan hemendik abiatutako foroetan guk ez dugu esango hasieratik ez daukagu o sea konklusioak ez ditugu badakigu

gaizki egin zirela deskoordinazio larriak egon zirela badakigu eta nolabait ere gobernuak bere praktikarekin onartu du gauzak gaizki egin zirela espedientearen kontu famatua ikuskaritzaren ostean zortzi edo zazpi hilabetean ezer egin ez eta gero zabortegia jausi eta hurrengo astean espedientea elena morenok

zortzian esan zuen estábamos a punto de poner expediente eta lau egunetara jartzen da nolabaiteko nik uste dut hor onarpen bat dagoela onarpen gehiago daude

horrek erakusten duelako oso modu argian zein zen zein zen

ingurumenaren kontra enpresen irabaziak handitzea hori da hemen atzean dagoen pototxo handia eta badakizu zuk eta badakigu guztiok

labur bada ere arrizabalaga andrea nik uste dut

irainekin hastea batzuek politikeria egiten dutela eta besteak politika egiten dugula ez zait iruditzen

eta esan duzu gaur ezetz bozkatzeko arrazoia dela badaudela beste urgentzia batzuk gorputzak aurkitzea hori da arrazoietako bat

edo zure lana hemen beste bat da noski dela gobernuaren lana baita ere gorputzak bilatzea edo bilatzen laguntzea horrek kentzen du hemen batzorde bat egotea edo beste batzorde bat edo ponentzia bat edo baina zertaz ari gara guri esaten diguzu politikeria egiten dugula beste kontu bat esan nahi nizun iruditzen zait eta zuk esan duzu frustragarria zer izan daitekeen estrategia subjektiboaren inguruan

zaldibar gaur dagoen moduan egonda eta konpontzeko ditugun arazo guztiak egonda zuk horren inguruan ezer ez esan izana zure hamar minutuetan eta oraindik kezkagarriagoa eta frustragarriagoa egiten zaidana da ez dakit zu izan zaren jakin nahi nuke emendakina proposatu duena originalean podemosek egin duen

esaten duzue hiru hilabete behar dituzuela informazioa emateko otsailetik eskatuta dagoen informazio bat emateko hiru hilabete behar dituzue oraindik

ez dakizue zein den egoera eta guztietan okerrena eta ia ia barregarria gaiak duen garrantzia

proposatu duzue proposatu duzue hemen egin daitezkeen hobekuntza amaitu mesedez egitea lege batean gobernu programan

eta hori bai guztiz onartezina egiten zaidala gobernu programak hitz egiten du aldaketa klimatikoaren inguruko lege batez eta zuen emendakinak hitz egiten du trantsizio energetikoaren

amaitu mesedez eskerrik asko otero jauna euzko abertzaleak arrizabalaga andrea zurea da hitza

gipuzkoako batzar nagusietan bueltatu naiz eta ikusten dut gauza bat badagoela han eta hemen erabat amankomuna eta da ezker abertzaleak daukan azal fina

kutis bat daukazue nola esan dezakezu nik iraindu egin zaitudala gustatzen ez zaizkizuen gauza txikienak entzuten dituzuen orduko

iraina neurri berdina aplikatuko bazenute

esaten duzuen eta egiten duzuen guztiaren ez dut exageratu nahi hiru laurden ez zenuten egin eta esango

eta bueno gero egin didazuen hemen teatrillo bat aurkeztu dugun zuzenketari buruz teatrillo bat

eta orduan nola izan daiteke hain lotsagarria

baldin eta podemosek eta podemos ez dago gobernuan ez gobernuaren alde bere ekimenean

aitortzen dizuet podemostarrei pentsatzen dut zuen ekimena aurkeztu zenutenean zerbait fundamentuzkoa aurkezten ari zinetelakoan aurkeztuko zenutela

ezta eta gero beste teatrillo ala lege bat

dago akordio bat bi lege zurekin hauteskundeetan eztabaidatu nuen honetaz zuk ere pentsatuko duzu beste batzuk bezala ba ez dakit legearen

ni askoz baserritarragoa naiz esango dizut

duten edukiaren arabera dira onak edo txarrak eta ez izenburuaren arabera edonola ere aipatutako lege hori

etorriko da ganbara honetara eta esan dudan bezala izango du bere kapitulu edo titulu ez dakit zein den kasu honetan legezko teknika onena gai hongi emana eta klaro gero alderdi popularreko

bere aurreneko interbentzioan gauza bat eta atentzioa deitu didana sobre la auditoría

bozketara pasatuko gara eta bozkatuko dugu euskal talde popularra eta ciudadanos taldeak eta elkarrekin podemos

taldeak sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamar eman dugu bozka berrogei contra bat abstentzio beraz

erdibideko zuzenketa gai zerrendako hirugarren puntua eh bildu talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena familia eta lana bateragarri egiteko

jartzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda eh bildu taldearen ordezkariaren kortajarena andreak dauka hitza ekimena aurkeztu eta

egun on denoi bueno uste dut denak

badugu erabat politikoa dena anabasa emozional bat aurretik ere esana dut atril honetan oso inportantea dela herritarron

publikoetan leku berezi bat egitea herri honetako bizipen mosaiko konplexuari ulertzen

momentu honetan behar dituzten erantzunak eta horretan kokatzen da gaur eztabaidara ekartzen dugun gai hau kontziliazioarena covid hemeretziak azkartu egin ditu gainean genituen eta gure bizitza zeharkatzen zuten krisi guztiak tartean zaintzen krisia

zaintzen kolapso batera eraman gaituela pandemiak seguruenik ez da gaur beharrezkoa izango atril honetara kontziliazio arazoen esperientzien adibideak ekartzea gutxi gara lana bizitza eta zaintza uztartzeko saiakera horretan bizitzaren

batez ere emakumeak eta gutxi dira egun eta azken azken

guzti hauetan malabarismoak albo batera utzi eta funanbulista sentitu garenak horrela sentitu dira gara milaka eta milaka herritar

horrela sentitu dira ikasturte hasiera konplexu honetan autobus edo jangela zerbitzurik gabe aurkitu diren gurasoak

isolamenduaren beldurpean bizi garen gurasoak

horrela adibidez pasa den irailaren hogeita bian isolamenduan zeuden lau mila hirurehun eta berrogeita zortzi ikasleen gurasoak eta zer esan

guzti horien bizipenaz pobrezia ranking eta

familia zaurgarrienen bizipenetaz funanbulista sentitu dira horiek baina hauek sarerik gabekoak

ziren ikusi dituzten mendekotasuna duten pertsonen senitarteko zaintzaileak

irati mogollon garcia soziologa eta ekonomista feministak pandemiaren harira idatzitako artikulu batean esan bezala eta lehendik ere hemen aipatu nuena

uste baino erronka gehiago ezkutatzen diren eta da orain zer behin eta berriro ganbara honetan egin beharko genukeen galdera bat eta orain zer pandemiak luze joko duela entzun dugu behin eta berriro negu gogorra datorrela hilabete zailak izango direla hurrengoak

asko eta asko dira galdera hau bere buruari egiten diotenak eta orain zer norabide eza antzematen da galdera horretan noraeza erantzunik ez dagoelako erantzunak emateko garaia da eta uste dut behin eta berriro esaten ari garela hori denak baina erantzun horiek ez dira iristen

abiadura desberdinean doaz herritarren agenda eta jaurlaritzarena atzera pixka bat egiten badugu gogoratuko dugu nola covid hemeretziaren lehen hazkundearen euste neurrien artean

foru aldundiek gizarte zerbitzuetako zentroak ixtea erabaki zuen eta horrekin langile askok egokitu egin behar izan zuten bere lanaldia edo lan egoera beren seme alaba edo

euste neurriak iragarri eta egun batzuetara covid hemeretziak eragindako krisiari erantzuteko neurri sorta iragarri zuen jaurlaritzak

babes berezia eskaini nahi zien jaurlaritzak kolektibo kaltetuenei besteak beste familiei covid hemeretziaren euste neurriak indarrean sartu eta neurri sorta iragarri zenetik aste luzeak pasa ondoren apirilaren hogeita bian argitaratu zen familiarentzako laguntzen arloko neurrien agindua

abian jartzea salbuespenekoa eta aldi baterako programa bat zen kontziliaziorako gainontzeko laguntzak ohiko laguntzak arautzen dituen dekretua osatzera zetorrena eta covid hemeretziaren euste neurrien ondorioz

zuten langileen soldata murrizketak dakarren diru sarrera galera konpentsatu

amaitu ziren kasu batzuetan eta beste batzuetan zentro batzuen irekierarekin kontua da ekainaren hogeitapiko bitarte edo egon zirela gutxi gorabehera indarrean

ze datuak eskatu genituen sailburuari eskatu genituen baina atzo luzapena eskatu zuen sailburuak beraz horren inguruko daturik gaur ez dugu

uztailaren bukaeratik aurrera eta bigarren olatu batean geundela esan zigula murga sailburuak eta egun batzuetara abuztuaren hamazazpian

eta horrekin bigarren hazkundeari eusteko neurriak ere hartu ziren baina

honi alarma egoeran familia eta lana uztargarri egiteko jaurlaritzak hartutako neurri xume horiek indarrean ez zeudelarik

aurre eta ez dira aste errazak izan inondik inora ikasturte hasiera tarteko ikastetxe askotan jangela zerbitzua bermaturik izan gabe

eta gurasoak lanean baina alarma egoeran ez bezala jaurlaritzak oraingo honetan ez du ohiko kontziliazio neurriak osatzeko salbuespeneko neurririk martxan jartzea egoki ikusi eta ohiko neurriak arautzen dituen bi mila hemeretziko dekretuan ere ez du inolako aldaketarik egin

eta hala jarraitzen dugu egoera kezkagarria da larria atzo bertan euskadi irratian egin zioten elkarrizketa batean egoerak hobera eginda datozen astetan euste neurriak arinduko ote ziren galdetu zioten urkullu lehendakariari eta argi esan zuen ezetz euste neurri horiek mantendu egin behar zirela ezinbestekoa zela hori egoerak berriz ere okerrera ez joateko hortaz familietan

ez dira izango ezinbestekoak diren zerbitzu batzuen itxierak eguneko zentroena kasu ez dira puntualak izango eta konplikatua izango den ikasturte batean aurkituko gara ze ikusten ari gara eta aurreikusi daiteke familiek momentu desberdinetan bere seme alaben zaintza

eta gainera badakigu oraingo honetan lantokietako jarduna ez dela etengo eta beharrezkoak diren neurriak hartzen ez badira zaintza eta kontziliazioa

familia askotan berriz ere batez ere emakumeontzako

iragarri zirenean eta argitaratu zirenean neurri horien inguruko eztabaida ekarri genuen ordungo diputazio iraunkorrerra tamalez

erreproduzitzen zituelako ebatzitako aginduak aspalditik

agindu horretan eta hortaz laguntzen eraginkortasuna erabat mugatzen zen arartekoak familia politiken inguruan orain urte batzuk egindako txostenean azpimarratzen ziren arazo berdinak eta jaurlaritza honek

aipatzen ziren disfuntzio berdinak mantentzen ziren salbuespeneko neurri sorta horretan batetik genero ezberdintasunean sakontzen jarraitzen zutela aipatu genuen

oinarrituta jarraituz eta gainera salbuespeneko neurri horiek zaintza lanak burutzeko pertsonak kontratatzeko aukera diruz lagundu gabe

emakumeon bizkar geratzea eta ez da azterketarik behar jakiteko hori horrela

eztabaida horretan alderdi jeltzalearen bozeramaileak pandemia hasi eta bi hilabetetara denon burutan zeuden galderak

noiz arte iraungo duen egoera honek edota irailean zer gertatuko den gure seme alaba edo adinekoekin argi dago euskal familion beharrak aldatu direla

eta bizi berri honetara egokitzeko besteak beste euskal erakundeen laguntza beharko dutela lana eta familia uztartzeko laguntza beharko dutela familiek esan zuen orduan eajren bozeramaileak eta ni ados nago

baina hori gauzatzeko neurririk ez eta dauden laguntzen malgutze

eta orain zer ba ez dirudi gauza handirik dagoenik egia esan

bateragarri egiteko salbuespeneko programa berriz ere indarrean sartzea eskatzen dugu eta gainera benetan eraginkorra izan dadin eta inora atzean utzi ez dezan

ordainduak izan daitezela zabal daitezela hamasei urte bitarteko seme alaben zaintza bermatu dezaten pertsona zaintzaile baten kontratazioa aurreikusi dezatela eta batez ere

azken finean guk eskatzen duguna da zuek bizi berri programa horretan agertzen zenituen asmo horien aterrizaje bat besterik ez eta saiatu gara akordio

azaldu dugu behin eta berriro gure hitz egiteko prestutasuna eta erakutsi dugu gainera proposamen konkretuekin malgutzeko prest geundela gure borondatea bazela akordio batera

gure posturetatik mugitu gara eta gobernua sostengatzen duten taldeak bere orokortasunean osatutako emendakin horretan ere sartu dituzte aldaketa batzuk ezta konkretuki

zuzkidurari dagokionean eta pertsona kontratatzeko aukera hori bermatzearena kontua da

konpromiso horiek ere mahaigaineratu zirela eta ez direla konpromiso berdinak ez

neurriak orain orain behar ditugu orain eta hemen eta hauek

andrea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz elkarrekin podemos iu taldearen ordezkaria den hernández jauna zurea da hitza

formako kontu bat aipatu nahi dut zeren banatu den zuzenketa eh bilduren eta podemosen artean sinatutakoa bakarrik euskaraz banatu da

bakoitzak erabili dezala nahi duen hizkuntza baina hemen beti itzuli dira zuzenketak hemen nik ez daukat problemarik baina beste taldeetan daude pertsonak ez dutenek ulertzen eta komenigarria izango litzateke

euskaraz dagoela bai baina beti itzultzen da beranduxeago etortzen da

behin ez dago emendakinik hizkuntza bakar batean etortzen dena seguru itzultzen ariko direla ez dakit baina seguruena
bale bada eskerrik asko bai bai bueno hernández jauna

zure ministroak egiten dituen politikak espainako arloan baina komenigarria izango litzateke hemen eskumen zehatza daukagunez

gizarte politiketan bereziki gai honetaz hitz egitea alderdi popularrarentzat eta hemen hainbat alditan hitz egin dugu gai honi buruz eta gainera sailburu berbera da

eskertzekoa da eta uste dut ona dela zeren azkenean berria ez dela eta berak badaki aurreko legealdian

egin beno alderdi popularrarentzat aurreko legealdian

horren arabera hainbat interpelazio eta mozio aurkeztu genituen eta guk

esan genuen balantzea ez zela positiboa eta guk pentsatzen genuen nahikorik ez

eskumena hemen bertan dagoela guk ez genuen ikusi politika integral bat eta ez genuen ikusi benetako laguntza politika

que desear indudablemente pues esta legislatura legealdi honetan lehentasun bat izan behar dira politika hauek eta segur aski aurreko legealdian egin ziren

beharrezkoa da lehenbailehen egitea eta neurri zehatzak bideratzea

honetan dauden familientzat zuzenduta hemen

bat aurkezten du guk proposatutako ekimenekin esan dezakegu ia ados geundela bueno matiz batzuekin eta horrexegatik gure zuzenketa orokorra aurkeztu genuen hemen aipatzen da

bat datorren azkenean gure proposatutako zuzenketarekin ba laguntza emango diogu sinatutako

eskerrik asko garrido andrea euskal sozialistak taldearen ordezkaria sánchez andrea zurea da hitza

legebiltzarburu andrea sailburu andreak legebiltzarkideok

egun on ez dut nire hitzaldian aipatuko denok ezagutzen dugun egoera norbanako aldetik zein alde kolektibotik horrenbeste baldintzatzen gaituena

herri bezala erantzun beharra daukagu sortu diren eta sortu dakizkigukeen

salbuespenezko programa hori independentea eta aldi baterakoa zen eta familia eta lana bateragarri egiteko

eta konpentsatu egin nahi zuen goian aipatutako pertsonei lagundu

covid hemeretzi aipatutako lehen neurriak premiazko ebazpena

identifikatu ahal izango zuena batetik nortzuk ziren aparteko laguntza horien onuradunak eta bestetik zeintzuk ziren diruz lagundu ahal izango ziren jarduketak eta zenbatekoak gainera argituko zituen ebazpen hori behar bezala aplikatu eta gauzatu ahal izateko

beste puntu guztiak bigarren neurriak aldiz aski zuen jarraibide bat ematea erantzun bat eman nahi zitzaion kasuari araua aplikatzeari buruzkoa

exekuzioa eta kudeaketa gerora sortutako salbuespenezko eta aldi baterako egoera batera hura onartu aurretik

egoera batera egokitzeko dakizuen moduan

baina hor gaude orain ere hemen esandakoak gaur egun alarma egoerarik gabe zorionez balio dute

ezarri gurasoen legez iragarri edo aurreikusi ezin zen edo ezin den egoera baterako egokitzapenean gaude horregatik deritzogu agindu berri bat behar dugula kontziliaziorako laguntzak egokituko dituena covid hemeretziren eraginaren ondorioz euskal familietan zor daitezkeen beharrei erantzuteko eta mendeko adingabeen

zaintza hori familiako kideen lan bizitzarekin bateragarria izan dadin eta egokitzapen horretan asmatu ahal izateko irtenbide onena eman ahal izateko dauden ziurgabezia egoeraren aurrean malgutasuna behar dugu

hainbat hobe alor horretan positiboa deritzogu agindua berriro indarrean jartzeko talde ezberdinen aldetik egindako eskaera

izapidetzea ez delako posible eta eskatzen den momentuan dirua ematea ere

behar ez diren kobroak deritzoten horiek ekiditeko baina beste arrazoi bat ere badago sarritan eskatzen den izapidetzeak errazteko arrazoiarekin bat datorrena

beharra badago beste eskaera bat hamasei urte arterakoak izan daitezela zaintza aldetik laguntza hauen onuradun guri iruditzen zaigu hamasei urtera artekoekin ere nahikoa izango genukeela

gaudelako eta gainera hamalau urteetako irizpide hori

markatzen du eta kode zibilak berak ematen baitu erabakitzeko eskubidea arlo batzuetan behinik behin hamalau urtetik gora bestalde langileak kontratatzea egiteko ildoa aginduan aurreikusitako diru laguntza jaso dezaketen egoeren artean sartzeaz ados gaude

egin da eta egiten ari da baina beharbada egitura sendoago bat eman beharrean gaude eta proposatzen zen

azken puntu bezala azaltzen zenez kopuruen doikuntzak eskaera bolumenera egokitzea alegia aurrez esan dudana errepikatuko dut ideia bera delakoan baina sarritan denok ere esaten dugunaren interpretazioa zehaztu beharko genukeelakoan irtenbide onena eman ahal izateko dauden ziurgabezia egoeraren aurrean

eta hori partekatua eta adostua bada hainbat hobe eskerrik asko eskerrik asko urrutia jauna

eh bildu taldearen ordezkaria kortadarena andrea zurea da hitza

gaur batez ere gobernua sostengatzen duten taldeen hitzartzeak entzunda

zehazki non dagoen non dagoen gaur eztabaidatu den proposamena adosteko arazoa zergatik lehen hazkundean

salbuespeneko neurriak hartzea alegia orain ez da bigarren olatu horretan ez da ikusten

dekretu berri bat behar dugula esan digu urrutia jaunak

etorriko den zergatik orain arte bost hilabete luze hauetan asmo hori izanda ez den egin ere ez dakigu

proposamen honek ez du bat egiten baina bete betean zuek bizi berri programan adierazitako asmo horiekin guztiekin ez da asmo horien

zehatza egingarria eta gauzagarria zein da arazoa gauzagarria

eta berehala martxan jarri daitekeen neurri hauek martxan ez jartzeko arazoa eta zergatik ezin dira zuzendu behingoz zergatik ezin dira zuzendu behingoz denok objetibatuta kontrastatuta ezagunak ditugu laguntza hauek dituzten diseinuan dauden horiek zergatik horiek ezin dira zuzendu zein da horren atzean dagoen arrazoia ze diseinuko arazo horiek ez dira euskal herria bilduk aipatzen dituenak ez dira euskal herria biduren aburuz sortzen diren diseinuan

arartekoak aipatu zituen orain urte mordoxka eta diagnostikoak familia planen diagnostikoak ere aipatzen du aipatzen du o sea ez da ezer berria

gertatzen dena da horren ondorioak oso oso larriak direla eta hori zuzendu ezean milaka eta milaka direla laguntza horietatik kanpo geratzen direnak

aukera bat galdu dugu gau aukera handi bat galdu dugu gaur benetan

erantzun gauzagarri bat eta egingarri bat berehalakoan emateko aukera galdu bat beste bat ze gai honen inguruan jada gure akordioak

eta zuen akordio horiek betetze eza dagoeneko ezagunak eta

ze urrutiarekin edukitako elkarrizketak ere gogora ekarri dit hau

askori hemen gertatzen zaiola eskerrik asko kortajarena andrea elkarrekin podemos

financiar este tipo de medidas nada más eskerrik asko eskerrik asko hernández jauna euskal talde popularra ciudadanos taldearen ordezkaria garrido andrea bertatik

andrea euskal sozialistak sánchez andrea bertatik

eskerrik asko sánchez andrea euzko abertzaleak urrutia jauna zurea da hitza

laburra izango naiz kortajarena andrea non egon den adosteko zailtasuna

batez ere bi puntuk eragotzi dutela

edo beharbada hiruk eta hor uste dut eta

uste dut zenbait inertzia gainditu egin beharko genituzkeela eta horrek hein batean hernández jauna erantzuteko ere

gauza askotarako ni manolito banintz eta galdetuko balidate gauza askotan

zer ulertu dudan bildutaz ez dakit zenbat urteetan ba gauza bera esango nuke nada baina

ez dela hori izan dugun eta daukagun tonua gai honetan izan beharko genukeena hemendik aurrera ikusita ze gaien inguruan gabiltzan berez inportanteak eta zer esanik ez

eztabaida amaitu da eta bozketara jarriko dugu eh bildu eta elkarrekin podemos izquierda unidak sinatu duten erdibideko

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamar eman dugu bozka hogeita hamairu boto alde cuarenta y uno contra beraz ez da onartu erdibideko zuzenketa jarraian

ciudadanos taldearen osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

ez da onartu osoko zuzenketa eta azkenik euskal sozilistak euzko abertzaleak aurkeztu duten osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakezue

onartuta geratu da osoko zuzenketa gai zerrendako laugarren puntua elkarrekin podemos

euskadiko zaintza sistemari buruzko ponentzia bat sortzearen gainean eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda elkarrekin podemos izquierda unida taldearen ordezkaria den

eskerrik asko mahaiburu andrea arratsalde on mahaikideak legebiltzarkideok

handiari filosofia bisualeko une asko utzi dizkigu baita buruak eta bihotzak

legebiltzarreko egoitza honetan lankideok zaintzak bezalako gaiak lantzen zenituzten

eta okupatuta horrez gain gizarte zibilak eta mugimendu feministak ohartarazi gintuzten zaintzak krisiak zeundela eta pandemiak

non dagoen beti erantzukizuna emakumeengan mugimendu feministak konfinamenduan zehar antolatu zuen zainketen mahai teknikoan partehartzea

zor diegu diagnostikoa tokikotik hasi eta

en propuestas realmente transformadoras elkarrekin podemosen ustez zainketak bizitzan zehar etengabe ematen eta jasotzen ditugun horiek

emakumeok gure eskubideak eta askatasunak murriztuta ikusten ditugu horietan hartzen dugun kargagatik ponentzia honekin bizitzak politiken erdigunean jartzeko eginbeharrak egin nahi ditugu

euskadiko gizarteak eta mugimendu feministak jartzen dizkiguten betebeharrei erantzunez alderdi politikoei politika ikuspegi horretatik

eragile instituzional sozial eta sindikalen iritzia entzuteko gune aproposa da bertan zainketen egungo egoerari heldu dakioke zaintza eredu berri bat sustatuko duten oinarriak atera daitezen

berrantolatzea espazio bat behar dugu adituak eta gizarte ordezkariak lasai entzuteko eta haien proposamenak aztertzeko ezinbestekoa da bizitzaren iraunkortasuna bermatzeko eta benetako berdintasun baterantz aurre egiteko eta ez dago aitzakia gehiagorik

leku nagusia ponentzia honekin zainketa publikoen eta komunitatearen euskal sistemaren oinarriak ezartzea

doakoa integrala integratua eta unibertsala pertsona guztiek zaintza eskubidea gauzatu dezaten eta zaintzak

azkenik legebiltzar honetan ordezkatuta dauden gainerako alderdi politikoei eskatzen dizuegu gogoeta egin dezazuela aurre egin behar diogun

gure proposamenarekin bat egitera gonbidatzen zaituztegu erantzukizun kolektiboa dugulako zainketen paradigma berri baten aurrean erantzun behar dugulako hainbat taldek eta euskadiko mugimendu feministak hala eskatzen digutelako eta euskal

onena bihotza buruan eta garuna bularrean izatea litzateke horrela

bilduri hasieratik horrela ulertu duelako eta gure proposamenarekin bat egin duelako izan ere ezin dugu jarraitu orain arte dugun zaintza politikaren

eta batez ere ezin dugu emakumeen sorbalden gainean bere gorputz eta buruen gainean bizitza guztiei eusten dieten zaintzak mantentzen

andrea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euskal talde popularra ciudadanos taldearen ordezkaria garrido andrea zurea da hitza

andrea sailburuak legebiltzarkideok egun on berriro gonzález andrea pozten naiz hemen egindako lana kontuan hartzea gainera bueno akordio zabalak ere lortu ditugu gai honi buruz eta ere

horietan gobernuari betebehar zehatzak edo lana ipini genion hemen aipatu den bezala hainbat alditan eztabaidatu dugu gai honi buruz eta bueno akordio horiek zabalak izan ditugu

proposamena ikusi ondoren eta legealdi berrian gaudenez alde batetik aproposa ikusi genuen baina egia da uste dugu zaintza

zaintza ez dago partekatuta baizik eta beste hainbat

dependentziarekin egoitzekin hor

eskaintzen den arreta edo zaintza eta ildo horretatik ere beste ekimen batzuk daude egoitzei buruz eta

bereziki ere alderdi popularrak eta ciudadanosen arteko taldeak aurkeztu dugu proposamen zehatz bat eta gertatutakoa

krisiarekin komenigarria esaten nuen dela hausnarketa bat egitea egoitzen ereduari buruz horrexegatik pentsatzen dugu eta horrela esan nizun komenigarria hitza komenigarria

kontu guzti hauek lotuta ikustea eta aztertzea eta ez partean azken finean

gero ponentzia asko ere sortu dezakegu legebiltzarrean eta nik uste dut komenigarria dela

tienen bueno azkenean pentsatzen dugu

momentu honetan ponentzia bat sortzea zaintza gaiari buruz bereziki podemosen taldeari baina guk pentsatzen dugu eta legealdiaren hasieran gaudenez seguru aski hori izan da podemos taldeak erabili duen argudioa da momentu honetan proposamen zehatz hau sartzeko

beste arlo batzuekin lotuta dagoenez ezin dugu sakabanatu eta ildo horretatik pentsatzen dugu komenigarria dela momentu honetan

eusko jaurlaritzari eskatzea hemen adostu diren akordioak eta betebeharrak betetzea

pnv eta alderdi sozialistarekin akordio bat lortu dugu besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko garrido andrea

eguerdi on guztioi chimamanda adichie idazle nigeriarrak kontatzen du txikia zenean

erresuma batuko eta amerikako estatu batuetako ipuinak irakurtzen zituela eta bertan beti protagonistak

jolasten zuten eta sagarrak jaten zituzten chimamanda ordea beltza zen ez zuen inoiz elurrik ikusi

beste historia batzuk entzutea bere irudimena lantzeko aukera eragin zuela baina aldi berean inoiz ez zuela pentsatu

idazle afrikarrak ezagutu zituen arte eta bertan

agertzen ziren mangoak jaten zituztenak eta inoiz eguraldiaz hitz egin behar ez zutenak ziren protagonistak beti beti eguzkia zutelako eta zergatik hitz egiten dizuet historia bakarraren arriskuaz

jarrai dezagun etengabe etengabe egin dugunaren memorian egin duguna ekarriz izan garena ekarriz

ederki egongo bagina bezala norabide egokian egongo bagina bezala baina uste dut aurreko legegintzaldia amaitu zenetik orainera zeozer oso larria gertatu dela hemen gauden guztion

egun batetik bestera inoiz imajinatuko ez genukeen egoera batera eraman gaituena eta hor hemen zaudeten emakume askok eta askok mugimendu feministak egiten zuen irakurketarekin bat egingo zenutela

zaintzen zama beste behin ere gure gainean eta etxeetatik kanpo zeuden emakume horiek emakumeak zirelako gehien gehienak

aurpegia ematen pandemiaren aurrean lehen lerroan borrokan zaintzak behingoagatik lehen lerroan jarri genituen

agian orain izango da momentua hau amaitutakoan

aitortuta erdigunera eramango ditugunak eta bai uste dut oso garrantzitsua dela eta gainera horrela jaso dugu egin dugun erdibideko akordioan orain arte lortuta genituen akordio horiek behingoz bete daitezela eskatzeko zeren garrido andrea harritu egiten nau eta gustatuko litzaidake optimismo hori edukitzea baina sartu ditugun eta guk geuk ere sartu ditugun akordio horietako asko beteta egon beharko lukete

eta gobernu aldaketarik ez da egon jende berdinak jarraitzen du eta tarte berdina izan du egin behar zuena egiteko baina tira

beste errelato bat sortzeko eta zaintzak bere zabaltasunean hartuta eta analisi honek eskatzen duen denbora eskainiko genion

nahiago izan duzue orain arte egin dugunarekin jarraitzea beste ezer berririk ekarri gabe eta berriro diot

sartu ditugu horiek guztiak aitortuz egindako lana baina uste dugu badela momentua eta covid hemeretziak hala erakutsi digula zaintzen sistemaren inguruko analisi oso baten beharrean gaudela eta errezeta berrien beharrean gaudela

mahai bat sortu zen mugimendu feministak eragile sozialekin sindikalekin eta alderdi politikoekin osatu zuena denak egon ginen gonbidatuta

egitea erabaki genuen alderdiok bakarrik esertzeko erabakia hartu genuen momentu horretan kasualitatez diot

oso sinetsita gaudelako zaintzaren inguruan behar dugun analisi hori guztia ezin dela lau pareten artean bakarrik egin ezin dugula hemen daukagun imajinazio horrekin bakarrik egin zeren zuen buru guztietan dauden analisi eta

zoro eder hori guztiak ez lirateke inondik inora nahikoak izango aurrean daukagun erronkari gogor

heltzeko bada garaia ateak zabaltzeko eta ponentzia bat horretarako bide ematen zigun mugimendu feministarekin lanean

horiekin adituekin ikerlariekin pandemiaren aurrean borrokan egon direnekin horiekin guztiekin egoteko aukera genuen

lau urte ditugu aurretik zeren nik badaukat hemen beste ponentzia baten

baina haurren kontrako sexu abusuen ponentziaz ari naiz izugarria da bertan egin daitekeena kamerarik eta mikrofonorik gabe elkarrekin egiteko kapaza garena izugarria da eta legislatura amaieran egin izanagatik ez genuen lortu

helburu horiek lortzea baina hor zegoen konpromisoa hain zen handia berriz ere martxan jartzeko elkarlanean jarri garela ze momentu aproposagoa legislatura baten hasiera baino lasaitasun osoz

eta komunikabideetatik kanpo elkar gaitezen gure artean ezagutu gaitezen entzun ditzagun entzun beharrekoak

zeren oso ona da eta agerikoa da momentuan momentu

eta horregatik sartzen dugu puntu bat ez dezala kendu ponentzia baten sorrerak unean uneko aurre egiteko eztabaidak proposamenak ekartzeari baina nola ez dugun aprobetxatuko horrelako

elkartu gaitezen uste dut benetan pena dela eduki zezakeen balore eta sorkuntza kapazidade horri uko egin izana eta oraindik nire hitza hartzearen bi minutu geratzen dira isabelenak ere ez baldin bazaitue konbentzitu

eta egoerak zaintzen gainean eta zaintzaz ari garenean uste dut oso argi uzten ari garela

es una pena eta momentu honetan esaten nuen bezala badaukagu beste ponentzia baten adibidea badaukagu

ematen digun aukera bidea egiteko uste dut bestelako proposamenak ekarriko ditugula eta mahai gainean jarri da honen inguruan adostasunerako izan dugun

eta uste dut horrekin aurrera egiten saiatuko garela badago momentu honetan

hitz bat eta gaurkoan hori egiteko urrats

cuatros años eskerrik asko eskerrik asko etxebarrieta andrea

eskerrik asko legebiltzarburu andrea lehendakari sailburu eta legebiltzarkideok egun on danoi bueno ez naiz asko sánchez andreak nahiko argi azaldu du gure

zein den eta baita garrido andreak ere ponentziaren inguruan eman duen azalpena ez

gaurkoan dakargun gaia zaintzen gaia eta orain ikusita covid hemeretziaren pandemiaren ondoren zelan pandemia honek utzi duen ondorioetako bat dela zaintza bezalako gai sozialak berriro

direla eta benetako beharra daukaten pertsonetan zentratzen jarraitu

denok ados egongo gara eta gainera hemen baten baina gehiagotan esanda gizarte zaharkitu bat garen heinean

eta errealitate honetaz konturatzea eta berari erantzun egokiak ematea dela gure lana hori da gure ustez gure erdibidekoaren funtsa

eta oinarri pertsonak gizartea osatzen dugun gizabanakoen ongizatea eta eusko jaurlaritzaren funtsetako bat ere bada nik esango nuke garrantzitsuena dela pertsonak erdigunean ipintzea eta horretan dabil

zaintzaren inguruan aurkitzen ditugun familia eta pertsona guztiek berehalako erantzunak behar dute ez lehen aurreko puntuan hernández

berari erantzun zuzena ez baina beno taldeari

horregatik eta horretarako esan duen moduan gure erdibidekoa eusko jaurlaritzak hilabeteak daramatza zaintzaren inguruko estrategia burutzen gure erdibidekoan aipatzen ditugun akordio guztiak kontutan edukita

kamara honetan hainbat erabaki eta akordio hartu dira talde parlamentario ezberdinetatik datozen ikuspuntu ezberdinak

erdibideko honetan eta nik pentsatzen dut garrantzitsua dela ere bai hori azpimarratzea nahiz eta berdin zaigula nondik etorri gehiengo akordioa bada

onartzen dugu ez eta bueno zaintza mahai gainean mantentzeko

ekarri dugu erdibideko hau hona ere bai jaurlaritzaren mahaitik joan ez den zaintza eta beti

gainera gure erdibidekoan zaintza profesionala eta ez profesionala ere hartzen dugu kontuan eta honen inguruan hartu diren

elkarrekin podemos ezker anitza taldeak aurkeztutako legez besteko proposizio honetan ponentziaren figura agertzen zaio azkenean hori da helburua eta egia esan talde proposatzailea gero eh bildurekin batera egin duen erdibideko

ponentziaren formula hori ez dugula momentu honetan ikusten ez aipatu dudanagati batez ere ekintzak behar ditugulako eta ez

uste dut benetan uste dut ona dela zaintzaren inguruko gogoeta bat egiteko balioko lukeelako baina esan dudan moduan momentua ez dela uste dugu

eta ekintzak edukitzeko beharrarengatik batez ere eta momentu honetan formula egokiena ez dela

lehenengo puntuan aipatzen dugun moduan behin baino gehiotan hemen

lan egin behar dugu gizarte berdintsuago batera jotzeko zaintza lanak ikusgarri egin behar dira denok ados gaudelako eta horrela komentatu egin da alor feminizatu bat dela eta hori errealitate bat da

gainontzeko puntuetan azken hilabeteetan legebiltzar honetan zaintza profesionalaren zein ez profesionalaren inguruan hartu diren akordio ezberdinak aurrera eramatea eskatzen diogu gobernuari ere bai

aipatu dudan pertsona zaintzaileen inguruko estrategia lanean

guretzako garrantzitsua da hemen hartu diren akordio guztiak dokumentu bakar batean ezartzea eta zaintzaren gai hau mahai gainetik ez galtzea ez baina bigarren puntuaren barnean guretzako oso garrantzitsua da aspektu bat

hona ekarri gura nauen guztiz ados nagoelakoagaz hala ta be nahiz eta

balorean jartzen dugu zuen proposamenaren funtsa eta

baina bueno ziur nao beste baten aurkituko garela bidean beste barik eskerrik asko

erantzunen txandara pasatuz elkarrekin podemos ezker batua

egia esan ez dakit nondik hasi bai momentua dela bai momentua dela

aproposa dela tresna hau erabiltzeko

eta batez ere aipatzeko ateak zabaldu behar ditugula

kanpotik etorri behar dira ideia berriak innobazioa

euskal talde popularra ciudadanos garrido andrea zurea da hitza bertatik

más general besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko garrido andrea

zure baimenarekin bueno uste dut

guk ez genuela ukatzen eta uste dut gainera erdibidekoarekin hori egiten saiatu garela ekintzak beharrezkoak direla eta momentuan momentu erantzunak behar dituela eta gainera oso oso urgenteak kontua da bueno bai zuen erdibideko akordioan zein gurean

bi mila hemeretzi bi mila hemezortzian hartutako erabaki batzuk martxan jartzeaz ari gara denok e esan nahi dut baina justu kasu honetan ez ginela hitz egiten ari erabaki urgenteen inguruan orduan bueno uste dut batak ez duela besteak kentzen eta hain zuzen ponentzia eskatzen ari ginenean

epe luzera begira ere planteatu diren ekimenak garatzeaz gain badagoela ere elkartzeko eta hausnartzeko beste gogo bat

eta begira nik gogoratzen dut aurreko legegintzaldian legebiltzar honetan egin

eta hain zuzen zaintzen inguruan hitz egiten izan zen eta

ondo zainduak egongo zinetela pasa den edo izango genuen denbora honetan espero dut

horiek guztiek eskertzen amaitu nahiko nuke hitzartze hau

langile guztietatik hasita pandemian eta momentu honetan ere bai covidaren egoeraren aurrean ere bere onena ematen ari diren profesional horiei guztiei baina gaurkoan bereziki ba etxekoei hau guztia eta gu hemen eztabaidatzen

eskerrik asko etxebarrieta andrea euskal sozialistak sánchez andrea bertatik

etxebarrieta eta gonzález andreari gauze bat esatea bakarrik

de cuidados digamos no etxean dekot kasu bet eta ez da edonor esan dudan moduan ama delako beraz ulertukozue buruez zabalik eiten dotela

baina beste gauza bat be argi dekot eta nik pentsetan dot askotan hona

askotan ez jaku lez eta dekotena da errealista nazela

ipiñazar andrea mistoa martínez andreak ez du hitz egin behar

eztabaida amaitu denez bozketara jarriko dugu elkarrekin podemos ezker batuak eta eh bilduk sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita zortzi eman dugu bozka hogeita sei boto alde cuarenta y seis contra beraz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

onartuta geratu da erdibideko zuzenketa gai zerrendako bosgarren puntua euskal talde popularra ciudadanos talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena aldi baterako enplegu erregulazioko espedienteak luzatzeari eta hedatzeari buruz eztabaida eta behin betiko

zurea da hitza ekimena aurkeztu eta defendatzeko sí lehendakari consejero consejera

eskerrik asko barrio jauna erretiratu arren

elkarrekin podemos ezker batuarekin hernández jauna zerbait hitz egin nahi duzu hitza hartu nahi duzu bai

eskerrik asko hernández jauna mistoa martínez andreak ez du hitzik hartu behar eh bilduren ordezkaria garcía andrea zurea da hitza

egun on guztioi legez besteko proposamena bertan behera geratu bada ere egileak aprobetxatu du berak esateko gai honen inguruan daukan iritzia eta

gai honen inguruan egiten dugun hausnarketa eta daukagun iritzia covid hemeretzik

enpleguan eta enpresetan langabeziak nabarmen

kolokan daude momentu honetan milaka lanpostu babesik gabe dago langabeen herena

krisiak aurrera egin ahala gauzak horrela enpresa txiki eta ertainek autonomoek merkatari txikiek edo industriaren eremuko enpresek ziurgabetasun handiko egoera dute aurrean horrekin batera milaka langile muga mugan jaurlaritzak legealdiaren lorpen nagusia baloratzen badu ere

europako azken posiziotan kokatzen gaitu izan ere

aurreko krisian sartu aurretiko langabezia tasa eta enplegu politika desde luego orain arte behintzat ez dira kapazak izan honi buelta emateko prekaritatea egiturazko bilakatu da gurean

kezka nagusietakoa da enplegua babestea eta kalitatezko enpleguaren bidean aurrerapausoak ematea premiazkoa

a su reforma laboral horregatik guztiagatik eh bilduk jarraituko du lanean madrileko gobernuarekin hitzartutako akordioan jasotzen den bezala lan erreforma indargabetzeko

de derogar la reforma laboral erteak luzatzea ez da nahikoa enplegu politiketan orain arte eman diren inertziak

lidergo eta ekimena berreskuratu eta garatzea premiazkoa da gobernuak aurkeztu berria duen berpiztu izeneko planak propagandatik haratago enpleguaren suntsitzea

egungo prekarietateari aurre eginez eta ditugun handien aurrean langileen errelebo masiboa trantsizio ekologikoa zaintza lanaren aitortza eta duintzea jarrera proaktiboa erakutsi behar du y queremos decidir aquí hemen lan eta bizi berton erabaki behar dugu horretarako beharrezkoak ditugun tresnak ere eskuratuz gure eredu produktiboaren eraldaketarako lan harreman orekatuak eta

debaluazioa eta pobretze orokorra ekartzen dituen espainian dagoen eredutik urrun oso urrun hoy

eskerrik asko sánchez andrea eusko abertzaleak aiartza jauna zurea da hitza

eta testu honen azterketa txiki bat egin nahi dut eta gainera

bi zatitan egin nahiko nuke lehenik eta behin argazki bat eta azkenik etorkizunerako planteamendua argazkia

es el momento eskerrik asko eskerrik asko aiartza jauna